egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri gai zerrendako puntu bakarra eztabaida monografikoa lomceri

ekimena aurkeztu eta aldezteko arrondo anderea zurea da hitza

denoi eta ongi etorri gaur eztabaida honetara etorri zareten gonbidatu guztioi gaur hezkuntza kalitatearen hobekuntzarako lege organikoa

bilkura hau lomceri aurre egiteko oinarriak eta lan ildoak zehazteko eta bide horretan adierazpen deklaratibo hutsetik haratago konpromiso zehatzak hartzeko

espero dugu ostegunean madrilen senatuan

onartu zen lege proposamena eta hurrengo egunetan lege bihurtuko da aldaketa esanguratsuena aplikazio egutegia

baina edozein kasutan datorren ikasturtean sartuko da indarrean besteak beste lehen hezkuntzan horregatik gaiaren larritasuna

ez da modu isolatuan ematen espainiar estatuak pairatzen duen egiturazko krisi ekonomiko zein politikoaren aurrean

ekonomiko eta politiko oso bati ekin dio eta hezkuntza prozesu horretan

nagusienetakoa edo nagusienetakoen artean kokatu du krisi finantzieroa hasi zenetik eta bera aprobetxatuz agintari politiko eta ekonomikoek zerbitzu publikoek jarri dituzte jomugan

eta ustezko ongizate estatuaren deuseztatzeari ekin dio hor ditugu besteak beste lan erreformak pentsioenak botiken berrordainketa eta hezkuntzarako

eta merkatuei begira egindako legea da eta krisi ekonomikoarekin batera bada beste elementu bat krisi politikoa

berri bat ipini du martxan alderdi popularrak eta hezkuntza

beraientzat eskola inklusiboa konpensatzailea eta integratzailea bultzatzen dugunontzat hots

aukera berdintasunean ekitatean hezkidetzan eta kalitatean oinarritzen den hezkuntza sistema defendatzen dugunontzat

eraso larria da gure errealitatetik

sinesten dugunontzat euskara hezkuntza sistemaren ardatza izatea ezinbestekotzat jotzen dugunontzat eta hezkuntza sistema

eraso larria da hain zuzen pertsona zein herri gisa dagozkigun hezkuntza eskubideen aurkako

eta hezkuntza edozein herriren zutabe dela aintzat hartuta gure herriak hamarkadetan bizi izan duen eraso larrienetako bat dela esan dezakegu berrogei urte atzera egin eta frankismoaren hezkuntza eredura garamatza oso adierazgarria da guretzat erreforma honekin ados agertu diren

eta konferentzia episkopala izan direla volvemos a los tiempos del florido pensil erreforma hau

egiteko aipatu dituzten aitzakiak edota erabili diren arrazoiak ez dute zerikusirik errealitatearekin behin baino gehiagotan aipatu da

eman dituzte bata eskola porrota eta eskola uzten dutenen tasa altua dela eta bestea bikaintasuna lortzen dituen ikasle gutxi daudela eskola uzten dutenen tasaren inguruan espainian

gure komunitatean araba bizkaian eta gipuzkoan ehuneko hamaika koma bostean nafarroan ehuneko hamalau inguruan europan bataz bestekoa

guk ez dugu asignatura hori pendiente ez dugu ikasketa edo errekuperaziorik egin behar arlo horretan

tituludunen kopuruak edo lanbide heziketako tituludun kopuruak eta emaitza bera izango litzateke

eaen nahiz nafarroan ikasle bikainen ehunekoa

eta hori da aipatzen dena soilik baina txosten berdinean sistemaren

maila sozial ezberdinetako ikasleen arteko ekitatea altua dela gure hezkuntza sisteman edo ezberdintasun gutxiago dagoela eta hori ez da esaten guzti hau urteetan egindako lanari esker dugu hezkuntzako

egindako lanari esker dugu ez dezagun utzi

lortutakoa zapuztea hala ere badugu

hezkuntzan bai zalantzarik gabe gauza asko gainera baina ez lomcek proposatzen duen

edo erreforma honen atzean dauden benetako arrazoiak oinarrizko printzipioak oinarri ideologikoak beste batzuk dira hezkuntzaren

merkatuen beharrei erantzuteko sistema bat lehenesten da

uniformizazioa eta zentralismoa madrilen

eta ebaluazioan irakasgaien edukiak ordu kopuruak ebaluazio probetako irizpide komunak eta abar luze bat lehiakortasuna

hezkuntza oztopo lasterketa bat izango balitz bezala

testu osoa maskulinoz idatzita orain azken momentuan

hezkuntza sexistaren eta berdintasunaren inguruko aipamen guztiak desagertuta pribatizazioa

euskara hirugarren mailan uzten du hizkuntza eredua gainditzeko bidea zailtzen du murgiltze eredu bakarrari ateak ixten dizkio ikasleen sailkapen goiztiarra doktrinamendua erlijioa eta bere alternatiba ebaluatuko da

ministroak honako gauza hauek esan ditu azken hilabeteetan españolizar a los catalanes

adibidea ipini zuen hauxe da beste gauza batzuen artean erreforma honetan dagoen ezaugarrienetariko bat

gehiago eta euskal herria gutxiago inposizioa parentesi bat egin nahi dut gure elkartasuna adierazteko inposizioaz eta doktrinamenduaz hitz egiterakoan nafarroako irakasleei gure

irakasleei eraso zuzena jasaten ari dira egun hauetan bide batez euskarari ere egiten edo egin nahi zaiona

hemen ere zelako ikerketak egiten ari diren inboluzio haizeei aurre egin behar diogu denon artean

adoktrinamendu eta inboluzio hauen kontra gaudenon artean hezkuntza erreformak lomcek oraingo

eta aurrerakoienak ezabatzen ditu lehen aipatutakoaz gain ikasleria sexuaren arabera bereizten duen

ikastetxeak diru publikoz finantzatuz hala ere hemen hau egiten da jadanik eta behin baino gehiagotan

gure hezkuntza sailburuari politika honekin amaitzeko baina ez da horrela izan beraz lomcek proposaturiko puntu hau gure herrian ari gara gaur jadanik nahiz eta gure ikuspuntutik lotsagarria izan hezkuntza komunitateari parte hartzeko aukerak murrizten dizkio eskola kontseiluak aholku organo soil bilakatu dira edo bilakatuko dira

handitzen ditu baina administrazioaren kontrola areagotzeko asmoarekin lehen hezkuntzan derrigorrezko bigarren hezkuntzan batxilergoan eta lanbide heziketan

aldaketa nagusiak dira egituran curriculumean eta ebaluazioan hau da gauza guztietan horren aurrean nabarmena da lege honek bere aurka lortu duen adostasun maila gure herrian

eragile eta jendarteak argi utzi du ez duela onartzen inposizio berri hau eta bertan aplikatzerik ez duela inola ere nahi horren lekuko urriaren hamabiko manifestazioa bilbon besteak beste eta baita ere ikus dezakegu azken egunetan ateratako soziometroen emaitzak

indar guztiekin aurre egin behar diogu lomceri aurre egin eta gure hezkuntza sistema eraikitzen lagunduko digun estrategia komuna adostu eta martxan jarri behar dugu jaurlaritzak egin ditu bere proposamenak eta erakutsi du bere praktika ere sarritan praktikaren bidez erakusten baita diskurtsoekin baino gehiago praktikari dagokionean alde batetik

hezkuntza sistemari buruz hitz egiterakoan ezinezkoa da albo batera uztea kalitatezko hezkuntzak izan behar dituen baliabideak eta ondorioz nahiko inbertitzen den hezkuntzan edo ez inbertitu diot eta ez gastatu askotan esaten dugun bezala hezkuntza inbertsioa baita espainiar estatuan zein hego euskal herrian europan hezkuntzara bideratzen diren aurrekontuetatik

inbertitzen da orain aurkeztutako aurrekontuetan ere oso urruti gelditzen gara beste herrialde batzuetan dagoen bataz bestekoarekin alderatuz azken urteetan jaurlaritzatik murrizketen politika ezarri da hezkuntzan eta bi mila hamalauerako lehen esan bezala aurkeztutako aurrekontuak ere

bi mila hamabian baino ehuneko sei gutxiago eta bi mila bederatzian baino ehuneko hamairu gutxiago

ehuneko hiru koma hirurogeita hemezortzi suposatzen du bi mila bederatziko aurrekontuetara iristeko eta ez ziren nahiko laurehun milioi baino gehiago falta zaizkigu eta politika hauen ondorioz azken urteetako hezkuntza kalitatearen pobretzea ekarri du ordezkapen asko ez dira bete edo berandu ikasle kopuru handiagoa dago ikasgeletan eta hezkuntza langile

proiektuetarako diru eta baliabide gutxiago adibide gisa da proiektu garrantzitsua izan beharko litzatekeen hezkidetza programarako ez dago

formakuntza eta euskalduntzerako partiden murrizketa eta langileak azken urteetan behin baino gehiago aipatu dugun bezala

hogeita bosteko eros ahalmena galdu dute baliabiderik gabe beharrezkoa inbertitu gabe hezkuntza sistemak jai du bestetik kezkagarria da hezkuntza sailburuak jaurlaritzak

hasieratik izan duen izan duzun jarrera jarrera oso epela gutxienez gogoratu behar da legebiltzar honetan bertan eta komunikabideetan adierazitakoa lehendabizi madrilera ministroarekin

egon zitekeelako bide bat zabaltzeko ondoren madrilgo kongresuan egin beharreko tramiteetan aukera egon zezakeela ere

ez duzuena argi dago guretzat eragile eta jendartearekin batera gure herrian

konpromisoa hartu eta horretarako bideak eta egin beharrekoak adostu guztiekin kezkagarriak dira bereziki aurreko astean bertan

hezkuntza sailburuak auzitegi konstituzionalera jotzeko asmoa adierazi izana eta edozein kasutan legea beteko duela esatea

bere momentuan alderdi jeltzaleak berak ere baliorik gabekotzat jo zuen bideari heltzen dio tartean tarte honetan eta bide beretik sailburuak irratian egindako elkarrizketa batean argi utzi zuen berak legea bete egingo duela

hezkuntza sailak argitzea zein den erabaki hori hartzeko egindako azterketa aukerak eta balorazioa edo berriro ere baloiak beste batzuen teilatu gainean ipini nahi ditu bere ardura ezkutatzeko asmoz gauza asko uste dugu daudela

gauzatzen duen bitartean proposamenak ere luzatu ditu heziberri bi mila hogei egitasmoaren bidez heziberri bi mila hogei

ezagutarazi zuen hezkuntza sailak erabilitako moduagatik eta momentuengatik lomceri aurre egiteko tresna bezala

horren lekuko dira hitzez hitz heziberri bi mila hogei

hainbatetan aho batez azaldu duten gaitzespenari erantzuna eman nahi dion ekimena da edota supone mejorar

hiru egitasmo ditu eredu pedagogikoaren markoa curriculum dekretuak hezkuntza legeak

eragileen gehiengoa aspalditik aldarrikatzen dituztenak baina ez da nahikoa lomceri aurre egiteko eta hori badaki

baita hezkuntza sailak eta sailburuak eta bitartean bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturtean

ez aplikatzeko gure ikastetxeetan zer egingo dugu gure bide propioa garatzeko heziberri bi mila hogei ez da nahikoa inondik inola ez duelako ekidingo lomceren aplikazioa gakoa ez da

saiatzea marko pedagogikoan zenbait aldaketa eginez autonomi erkidegorako dekretu baten bidez gakoak guk geuk geure hezkuntza eredua erabaki

eta kudeatzeko dugun eskubidean datza hau da hezkuntza burujabetza lomceri ez euskal herrian hezkuntza sistema

eraiki behar dugu bide hau elkarrekin egitea proposatzen dugu instituzioak alderdiak eta hezkuntza eragileak batera

aurre egiteko mekanismoa bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturtea ate joka dugu hartu ditzagun konpromisoak gaur ere berrezten dugu prest gaudela bestalde adostu eta diseinatu behar dugu zein nolako hezkuntza behar eta nahi dugun eta bide honetan hezkuntza eragileek adierazitakoarekin euskal herria bilduk bat egiten dugu

esango dut asko dugu oraindik egiteko baina orain arteko bide hori aintzat hartuz baditugu abiapuntu diren garatzeko premia dutela uste dugun adostasun zabala batzen duten oinarrizko

ikasle guztien garapen osoa bermatuko duen heziketa inklusibo konpentsatzaile

aukera berdintasunean ekitatean eta kalitatean oinarrituta

curriculum propioa ikasle euskaldun eleaniztunak sortuko dituen hizkuntza eredu bakarra hezkuntza komunitate zein herritarren partaidetza

hezkuntzaren gaineko erabaki eta kudeaketan eta euskal herrirako aurretiaz aipaturiko puntuak barne bilduko dituen marko propioa lomceri aurre egin eta gure hezkuntza sistema propioa eraikitze bideari ekiteko

eraginkorrak eskuratu behar ditugu eta horretarako jada ez dira nahikoak adierazpen

agertzeko baliagarriak direnak baina praktikan apenas eraginik dutenak badakigu legebiltzar honek errefusatzen duela hori ez da ordea gaurko galdera jakin nahi duguna da zein konpromiso hartzeko

zer egingo dugun lomceri aurre egin eta gure bidea ekiteko hortaz utzi ditzagun ebazpen deklaratiboak eta har ditzagun lanari ekiteko konpromiso zehatza zentzu horretan euskal herria bilduk

gonbidapen zintzoa eta zehatza egiten dio legebiltzar honi ireki dezagun prozedura bat eztabaidatu eta adostu ditzagun

eredua eraikitzeko beharrezkoak ditugun marko pedagogiko eta normatibo berrien oinarriak prozedura hori martxan jartzeko

egongo den ponentzia bat osatzea proposatzen dugu benetan hitzetatik ekintzetara igarotzeko prest baldin bagaude zabaldu dezagun prozedura hori ponentzia bat dezagun denon artean eztabaidatzeko eta oinarriak

gure aldetik prest gaude lehen esan dudan bezala konpromisoak hartu proposamenak egin eztabaidatu adostu eta gero

eramateko euskal herria bilduk hezkuntza sistema propioa nahi du hezkuntza sistema eredu berria propioa

denon artean eraiki beharrekoa laburbilduz hezkuntza eskubide bat da herritarrena eta herriena

azken hamarkadetan hezkuntzak ezagutu duen eraso larriena da eta orain arte egindako lana deuseztatu egiten du honen aurrean konpromisoak hartzeko unea da adierazpenetatik ekintzetara pasatzeko unea da eta horretarako proposamen zehatza egiten dugu ponentzia eratzea lomce ez

zein mekanismo erabiliko ditugun gure herrian aplikatu ez dadin eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea
gainerako taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

isiltasuna mesedez

como en cualquier parte de españa gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

sailburu legebiltzarkideok guztioi egun on hezkuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoa lomce delakoa azken urratsak egiten ari da

ezer baino lehen esan dezadan ez dudala inoiz ezagutu

handiagorik legearen edukiak ez baitu inolako zerikusirik hezkuntzaren kalitatea hobetzearekin alderantziz baizik

batek bozkatuko du beraren alde horrela izan zen senatuan eta horrela izango da kongresuan ere sekula ez dena gure hezkuntza legislazioaren historian hasiera hasieratik jarraitu diogu legeak egin duen ibilbideari

zirriborrotik abiatuta eta beste gertaera bitxi bat ezagutu ahal izan dugu zenbat eta aurrerago joan legearen tramitazioan

proiektua beste guztiok defendatu dugunetik adosteko borondatea praktikatzeko

benetan eta urruntze hori ez da ausaz gertatu izan beti norabide zehatz batean urrundu da legearen bilakaera elizaren hierarkiaren interesen norabidean

sartzen ari diren kapitalen eta inbertsio funtsen interesen norabidean eta alderdi popularraren eskuin eskuineko sektoreen interesen norabidean

kontatu dute ez ordea beste alderdi politikoekin ez bere esku ez zeuden beste hezkuntza administrazioekin ez hezkuntza eragileekin eta okerrena dena

irakasleekin ere azken batean legeak ezartzen duena ikasgeletara eraman behar dutenekin eta beren

hauek mutu egon izan behar dute prozesu honetan guztian mutu ez behin eta berriro altxatu baitute beren ahotsa

ez da ezertan kontuan hartua izan hasieratik beretik beraz gauza bat argi geratu zen

inposatua izateko baino horrela ohartarazi genien behin baino gehiagotan duela ia urtebete hezkuntza saileko arduradun berriei

negoziazio estrategia betetik abiatzea estrategia oker horren iragarri genuen bezala hutsaren hurrengoa izan da denbora galtzeko eta esperantza faltsuak zabaltzeko baizik ez du balio izan

alde bakarkeriak eta sektakeriak beste ondorio bat ere ekarri du oposizio guztia ados jarri da eta konpromisoa hartu dugu hurrengo legealdian indarrak batuko dituela legea atzera botatzeko

hilda jaioko den lege bat izango da ia ia

baina gaitza hala eta guztiz ere kaltea egina dago jomuga eta lehentasunak hezkuntzak benetan dituen arazoak bideratzeko

orokor bat ekarri du hezkuntza sistema osora lau urte eder eta eztabaida antzu asko galduko dira legearen tramitazio onarpen eta derogazioaren artean kaltea are eginagoa dago lomcerekin batera zerbitzu publikoetan oro har eta

eta murrizketa politika gogor bat inposatua izan delako askotan konstituzioak berak babesten duen hezkuntzarako eskubidea ere

ikaragarria izan daiteke eta urte askotan hezkuntza mailan egindako aurrerabidea gerora berreskuratzeko oso zaila izango den hondamendiarekin zapuztu daiteke alderdi popularraren legealdi bakar batean hasieran horrela esan arren

aurreko legediaren moldaketa edo erreforma bat

testuan eta espirituan benetako kontraerreforma baten aurrean gaude

aspaldi gainditutako hezkuntza jokamoldeetara itzuliz

eskumen garrantzitsu guztiak beretzat gordetzen ditu eta ez ditu gernikako estatutuak euskadiri dio onartzen dizkion hezkuntza ahalmenak errespetatzen segregatzailea da

lanbide heziketa bigarren mailako ikasleentzat diseinatuta dagoela dirudi ostera ere berriro ere iraganerantz aurrera egiten

aurreratu dugun guztia zalantzan jartzen du pribatizatzailea da baita ere alderdi popularrak beste esparru batzuetan egindakoari jarraituz elizaren hierarkiaren

hiritartasunerako hezkuntza asignatura desagertu da eta erlijioak bere balio akademikoa berreskuratzen du esate baterako bekak lortzeko edo unibertsitatera sartzeko lege sektarioa da

ikuspuntu batetik egina ideologia hutsetik baino egia da ez duela asko iraungo baina kaltea egina dago

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den berriozabal andreak dauka hitza

sailburu eta legebiltzarkideok egun on baita eztabaida hau jarraitzera etorri zareten guztioi eta bide batez gure artean dauden maisu maistra eta irakasle guztiak zoriondu nahi ditugu euren egunean ley orgánica

borobila berez onargarria nor egon daiteke

kalitatea hobetzearen kontra inor ez edonor dago kalitatearen hobekuntzaren alde oyarzabal jauna

alde egongo baina lomcek ez du zerikusirik ez hobekuntzarekin ez kalitatearekin

horregatik kalitatearen hobekuntzarako legerik gabe ere makina bat ekimen jarri izan dira abian

estatuko gobernuaren eta hezkuntzaren ebaluaziorako institutu nazionalaren esklusibotasuna bilatzen du hezkuntza sistemaren beraren ebaluazioan

hezkuntza administrazioak eta ikastetxeak kontsulta gune bilakatzen ditu

gure hezkuntza sistema eta hizkuntza eskubideak babesteko legegintza prozesuaren momentu desberdinetan bide desberdinak urratu ditu une bakoitzean tokatzen zirenak eta horien artean zegoen legearen kontra helegitea aurkezteko aukera horregatik positibotzat jotzen dugu legearen behin betiko testua izango dena ezagutzean jaurlaritzak hartu eta iragarri duen erabakia

helegitea aurkeztea hain zuzen ere badakigu helegiteak ez dituela gure arazoa guztiak konpontzen inork ez du halakorik esan

gehiago da aukera bat baina ez konponbide bat eta bakarra beste ekimen batzuk ere abian jarri ditugu eta ez dira bakarrak izango baina kontu bat

la actitud y la posición del partido nacionalista vasco han sido muy claras euzko alderdi jeltzalearen jarrera oso argia izan da hasiera hasieratik eta bi hitzetan laburbiltzen da

ez behin eta berriro esan dugu zalantza izpirik gabe lomceri ez esan dugu diputatuen kongresuan lomceri ez senatuan lomceri ez eusko legebiltzarrean bertan udaletan baina ezetz esan eta kontra agertzeaz gain alternatibak landu eta eskaini ditugu

begi onez ikusi zutelako ezetz esan dugun bakoitzean proposamen zehatzak egin ditugu beste talde batzuek ez bezala arrondo andrea beste talde batzuek ez bezala

sutsu aritu zara gaurkoan direnak eta ez direnak esan dituzu

are gehiago elkarren artean zerikusirik ez duten kontuak ere nahasten saiatu zara lastima

ibili ez izana lomceri dagokionez beste konturen batzuekin lanpetuta egongo ziren

lan ordu gehiegi eskaini hilabete luzeetan euzko alderdi jeltzaleak zuzenketa ugari aurkeztu dizkio lomceri

hainbat zuzenketen helburua besteak beste legearen eredu pedagogikoa aldatzea zen ebaluazio irizpideak nork zehaztu eta garatu behar dituen

zein izan behar duen lanbide heziketaren eredua bera

arloarekin zuten zerikusia eta estatuko gobernuaren eskumenekoak ez diren zenbait kontu legetik ezabatzea eskatzen genuen izan ere euzko alderdi jeltzaleak

horregatik xedapen gehigarri berri bat sartzea proposatu genuen xedapen gehigarri horretan

euskal hezkuntza administrazioaren esku uzten genituen besteak beste etapak antolatzea curriculum dekretuaren zatirik nagusiena zehaztea

bi hizkuntza ofizialen inguruko helburuak bertan zehaztea

ebaluazio irizpideak eta estandarrak zehaztea eta frogak diseinatzea oinarrizko arauak garatuz euzko alderdi jeltzalearen ustez hori guztia egitea

ministroari hezkuntza arloko eskumena dugu eta urteetan erakunde eragile eta familien artean gure eskumenean garatzen joan gara eta elkarlan horretatik abiatuta

duenarekin guk sistema sendo eta zorrotza defendatzen dugu

sistema malgu eta solidarioa nahi dugu ikasle guztientzat aukera berdintasuna bermatuko duen sistema marko egonkor eta iraunkorra proposatzen dugu etengabeko erreformak alde batera utziko dituen markoa eta horretarako beharrezkotzat jotzen dugu hezkuntzaren euskal legea

akordioa kalitatea eta egonkortasuna hauek dira gure sistemaren ardatzak guztion artean landu ditugunak eta hemendik aurrera ere jorratu beharrekoak

jarraian jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

legebiltzarkideok eztabaida hau entzutera etorri zaretenok jaun andreok egun on guztioi legebiltzarreko

autonomia erkidegoen batzorde nagusian esan nituen hitzak gogora ekarri nahi nituzke comienzo mi comparecencia en esta comisión de educación del senado

lege proiektu horren inguruan gobernu honek zein jarrera duen azaltzeko eman zaidan aukeragatik esker onez hezkuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoak

eta bere edukiek onartu baino lehen ondoez sakona sortu dute

ez bakarrik legebiltzar honetako gehiengoren artean baina hezkuntza sistema osoan eta

proiektu hau euskal hezkuntza sistemaren kontrako mehatxu garbia dela erraz antzeman daiteke adostasun zabalean oinarritu den eta oinarritzen den sistemaren kontrako erasoa hezkuntzaren oinarriak ezartzea helburu izanik adostasunean

horren adibiderik honena indarrean dagoen euskal eskola publikoaren legea dugu berriz diot

sailburu naizen aldetik horixe da zabaldu nahi izan dudan mezua

proiektuaren sortze prozesuaz laburpen txiki bat egin ondoren proposatzen den testu legalaren inguruan eusko jaurlaritzak egiten duen diagnostikoa azalduko dut amaitzeko

hartu beharreko jokabidea zein den aipatuko dut bi mila hamabitik lomceren proiektuaren edukiak ezagutu zirenetik

proiektuarekiko gaitzespena baieztatu eta berretsi egin da

hezkuntza komunitatearen gaitzespena gurasoena irakasleena ikasleena gizarte guztiarena oro har eta ez euskadin bakarrik

eta da egoera honen aurrean eta lehen egunetik

eta gure seme alabentzat lege proiektu hau zein kaltegarria den jakitun

nire lehen agerraldi publikoa sailburu izendatu ordu gutxira

burugabekeria galanta eta ekimen horren aurreko gobernuaren balorazioa eta gutxiespena aurkeztu nituen

euskal autonomia erkidegoak hezkuntzan dituen eskumenak ez baitira beste erkidegoen parekoak pues bien

y más tarde en el senado bitartean legea onartzeko prozesua atzeratzeko negoziatzeko eta aldatzeko ekimena hartu dugu

hezkuntza komunitateko eragileekin diagnostiko partekatua egiteko lan ildoa ere jorratu da gure hezkuntza sistemaren babes eta hobekuntza aurrera egiteko bidean ere lanean ari gara

oinarri hartuta bete egin izan den moduan argi utzi dugu zeintzuk diren mantendu garatu eta hobetu beharreko sistema honen berezitasun eta alderdiak lan gogorra izan da eta benetan lege proiektuaren zenbait alderdi hobetzea ekarri du horrek baina tamalez

maiatzaren hogeita bederatzian bilera izan genuen hezkuntza arloko eragileekin eta ekainaren hiruan berriz sindikatuekin ondo dakizuenez

kontrako gure jarrera partekatzeko eta alde guztien iritzia jasotzeko

gure hezkuntza sistema gutxitu edota kaltetu dezakeen edozein ekimen aurrean

baina bide hori ez da gobernuarena bakarrik ibilbide hori ezin dugu bakarrik egin eta ez dugu bakarrik egin nahi hau ez dugu bakardadean egin behar

alderdi politiko baten edo eskola baten edo bestearen egitasmoa izan behar hori lortzeko gai izan behar dugu elkarrekin aritzeko eta mugimendu zabal bat gure ereduak ondo funtzionatzen du

lanari esker euskal hezkuntza sistema eredugarria da eta emaitza onak ematen ditu horregatik defenditzen dugu

hobetzeko ez bada are gutxiago lege honek inolako bermerik eskaintzen ez duenean gure emaitzak hobetzen lagunduko ez duen aldaketarik proposatzen ez duenean

eta bide horren gaitzespena argi azaldu du eusko jaurlaritzak euskadiko eskola kontseiluak eta hezkuntza eragile gehienek gaitzespen antzua da horretan geratzen bada

gaitzesten den hori aldatzeko alternatibarik eusko jaurlaritzak argi dauka ez gara geldirik geratuko ekimen adostua da biderik eraginkorrena lomcek dakarren eredu pedagogikoari aurre egiteko

ondoren gure ustez lomcek merezi duen diagnostikoa laburtu nahi nuke

beraz lehenik lomcek ez ditu errespetatzen euskal autonomia erkidegoak hezkuntza arloan dituen eskumen historikoak legebiltzar honetako kide guztiontzat jakinikoa izan arren gogorazi beharrekoa da bai gernikako estatutuak bere

eta bai espainiako konstituzioak bere lehen xedapen gehigarrian

hezkuntza arloan duen eskumenaren berezitasuna aitortzen duela euskadik hezkuntza arloan duen eskumen berezi hau gure legeak ere jasotzen du euskal eskola publikoaren legeak mila bederatziehun eta laurogeita hamairuan adostasun politiko eta sozial oso zabalarekin

horregatik egungo lege proiektu horri xedapen gehigarri bat

orain arte estatuko beste lege batzuekin egin izan den moduan

egun diputatuen kongresuan tramitatzen ari den tokiko administrazioaren arrazionaltasun eta jasangarritasun legea barne

egonkortasunarena errepideko garraioarena

horrek foraltasunaren berme instituzionalaren berezko eduki materiala babestuko luke bai eta konstituzioan bertan oinarri gisa jasotzen diren funtsezko edukiak ere baina hau ere ez digute onartu en definitiva

y nuestros resultados hirugarrenik berriz azpimarratu nahi dut lomcek ez duela hezkuntza sistemaren egonkortasuna bermatzeko nahiko adostasun sozial eta politiko oinarrizko heziketaren helburuaren inguruan gaur egun dagoen adostasuna hautsi egiten du

bere bizitzan zehar eta bere dimentsio guztietan garapen orekatua izateko oinarri sendoak ziurtatu behar dizkiola dioen adostasunaz ari naiz

europako parlamentuaren eta kontseiluaren gomendioa bi mila sei

hezkuntza sistemak adostasun sozial eta politika behar du oinarrian ezegonkortasuna eta jarraikortasunik eza saihesteko eta horrela

gainera esperientziak eta ikerketek argi erakusten dute kalitatearen hobekuntza ez dela lortzen inposaketarekin hobekuntza etortzen da

ezagutza handiagoa behar dugu espezializazio handiagoa eta lanbide heziketako

derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoan prestakuntza hobea behar dugu

baina hori lomcek proposatzen duenarekin ez dugu lortuko

euskadiko lanbide heziketa europako abangoardian dago horrela esan du europa batzordeak

integratzailearen alorrean ari da lanean enpresen alboan

eta gure emaitzak bikainak dira ez dugu onartuko gaizki planteatutako lege batek gure helburuak eta lanbide heziketako emaitzak zapuztea

aurrez aurre jarri zaie konstituzioaren hitzen izpirituari eta euskadiko autonomia estatutuari izan ere

euskal erakundeen eskumena da beste hitz batzuekin esango dut gai hau arautzeko estatuko erakunde zentralek izan dezaketen edozein asmo

eta gure hizkuntza arloaz dagoen ordenamendu konstituzionaletik urrun dago

litzateke eta inboluzio konstituzionala esku hartze hori onartezina litzateke

egingo balitz ere testu artikulatuek ez dute zalantzarik sortzen

interpretazioetarako tarterik uzten estatu kontseiluak berak onartu du autonomia erkidegoek eurek arautu behar dituztela hizkuntza koofizialak zera dio zilegi da eredu elebidun horren grabitazio zentroa autonomia erkidegoko berezko hizkuntza izatea beti ere horrek gaztelania irakaskuntzarako hizkuntza gisa kanpoan uztea ez badakar

autonomia erkidegoaren lurraldean ez dago esan beharrik

bere ezagutza bermatu eta euskal ikasleek komunikaziorako tresna egoki eta erabilgarri gisa baliatu dezaten

horregatik euskadin familiek irakaskuntzarako komunikazio hizkuntza aukeratzeko duten eskubidea bermatuta dago eta gainera beste helburu batzuen artean mila bederatziehun eta laurogeita biko euskararen legeak jasotzen duen honako helburu hau dago derrigorrezko heziketa amaitzean bi hizkuntzen ezagutza praktikoa nahiko izatea eusko jaurlaritzak

eta sozial zabal baten bidez zehaztu ziren printzipio hauei uko egitea

gure autogobernua eta euskal gizartearekiko erantzukizuna geure gain hartzen jarraituko dugu lomce izanagatik ere inork ez dezala tentaziorik izan

izan ere datuak aztertzen baditugu ikus dezakegu

gaitasun handiagoa ematen diela gure ikasleei gaztelaniaz hizkuntza hori bakarrik duten

lege proiektuaren testua behin betikoa izan arte itxaron nahi izan dugu

orain ministroak berak esan bezala berorren inguruko gure jarrera zehazteko joan zen astean

eta emaitza hor dugu legea izango dena itxita dago jadanik negoziaziorako eta gure interesak defendatzeko aukera guztiak agortuta daudenean prozesuan beste urrats bat egin dugu eta behin eta berriz esan dugun bezala eskura ditugun lege neurri guztiak erabiliko ditugu gure hezkuntza sistema babesteko

estatuarentzat eta bederatziehun eta hogeita zazpi milioi euren gain hartuko beharko lituzkeela erkidegoek autonomia erkidegoen errealitatetik erabat urrunduta dagoen kalkulu batean une honetan ez dago legearen ezarpenari aurre egingo

egin bada ere ekonomikoki eraman ezinezkoa da are gehiago krisi garai honetan krisi garaian ezin da egin

eskatzen duen ahalegin ekonomikoa ez dator bat legeak izango duen eraginarekin

berriz gogoratuko dut estatuan onartuz joango den araudiaren arabera urratsez urrats hartuko diren neurri horiez gain gobernu hau lanean ari dela

gure sistema finkatu eta bikaintasunerako bilakaera egiteko

foro bakar batean biltzea lortu dugu gure sistemak behar dituen edukiak adostu eta lantzeko guk pasa dugu jadanik hitzetatik

defender proteger nuestro sistema educativo elkarlanean aritu behar gara eta denok eskutik joatea eskatzen dizuet

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andrea zurea da hitza

erantzunen zati honetara pasatuta edo bigarren buelta honetara pasatuta oyarzabal jauna ez dago ez dut ikusten hortik baina

hasta donde estamos aipatu dut soziometroa orain dela gutxi eta soziometroa aipatu nahi dut berriro

aipatzeko bi gauza zehazki bat da urkulluk

lege honi aurre egiteko inoiz ezagutu dugun babesa daukala gizartearen gehiengo zabala kontra dagoelako

ehuneko hirurogeita hemezortzia soziometro horren arabera pentsatzen du hemen ez dela aplikatu behar legea hezkuntza eragileen babesa

duzue eta legebiltzar honetako gehiengoarena ez aplikatzeko gurea behintzat hor duzue eta gaiak ere merezi du hezkuntza

edonolako gaia bere garrantzi handia dauka zer gehiago behar da baldintza guztiak daudenean planto egiteko eta hemen argi eta garbi esateko lomce ez dela aplikatuko autogobernua

defendatzen duzuen autogobernua ez da zuk aipatu duzun

hitz egitea eta bien arteko adostasuna egitea zeren azken batean onartzen dituzuen madrilek

onartzen dituzue madriletik datozen inposizioak aurre egin gabe lomce ez da kasu bakarra hona ekarri dugun bakoitzean beste gai batzuk ere

eraman nahi dituztenak erantzun berbera jaso dugu eta guretzat burujabetasunaren bidetik urratsak momentua da eta aukera ezinbestekoa du gobernu honek ere bai harreman bilateralak ez daude gaur egun dagoena da

hori da hain zuzen guk ez duguna onartzen lege bat behar dugula diozue eta batzuetan

hori ondo dago gu ere bat gatoz baina aipatu nahi dut eta orain esango dut baita ere

aurkezten duzue heziberri bi mila hogei jaurlaritzak marko pedagogiko orokor bat ezartzeko bidea dela dio gure ustez euskal herritik euskal herrirako sorturiko euskal curriculuma izan beharko lukeena prozesuak dituen zehaztasun falta

alde batera utzita bat gatoz gure herriak marko hori behar duenaren baieztapenarekin baina ez da nahikoa

non daude gure ustez larria da ez da nahikoa ez dituelakoasebetetzen

hezkuntza ereduak dituen gabeziak ezta urteetan zehar hezkuntza eragile eta herritar ezberdinek aldarrikatutakoa curriculumaz

bai zalantzarik gabe baina baita hizkuntza ereduez ikastetxeen autonomiaz eta partehartzeaz hezkuntza ibilbideaz

publikotasunaz finean marko normatibo oso batez hitz egin behar dugu eta nola ez hori kalitatez eta aukera berdintasunean

hitz egin behar da ez dakit honetaz ari zen

ez dituzten gaiak atera ditudala horrela ez baldin bada

baina ulertu nahi dut aurrekontuen aipamenarekin zerikusia zuela eta niretzat aurrekontuak eta baliabideak zer esan eta zer ikusi zuzena dute hezkuntzarekin hezkuntza sistema batekin eta herri honetan behar dugun

hezkuntza sistemarekin lomcek eta prozesu

aspaldi hila dagoen autonomi estatutua erraustu du eta horrekin

gure hezkuntza madrilek agindutakoaren arabera kudeatzen jarraitzen dugun bitartean kolore bateko edo besteko inposaketak

inongo injerentziarik gabeko hezkuntza eredua erabaki eta eraikitzeko aukerarik horregatik proposatzen dugu ponentzia

elkarlana aipatu duzue elkarlanerako nahi dugu ponentzia

instituzioak eta eragile sozialak denon artean lomce ez aplikatzeko elkarlanean ponentzia tresna bezala erabiliz adostu behar dugu nola

ez da nahikoa ez da nahikoa eta ez da bidea errekurritzea iruditzen zaigu

gure artean erabaki behar dugula eta irakurriko dut momentu batean uzten baldin badit mahaiburuak

gure garapena eta gure hezkuntza sistemaren gauzatzea guk ez eta berriro diogu ponentzia guretzat tresna bat da

planto egiteko gure herriaren gehiengoak horrela eskatzen duelako eta aukera guztiak ditugulako

eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea mistoa